emango dizuet gai zerrendan egindako aldaketa batzuk hogeigarrena puntua erretiratu egin da hiru sei hamar hamairu hogeita lau eta hogeita bostgarrena puntuak beste baterako utzi dira

gai zerrendako lehen puntua galdera amaia arregi

sailburuari egina gizarte zerbitzuak bermatzeko eta gizarte bazterkeriaren eta pobreziaren aurkako politiketan

aurrekontu baliabide gutxiago edukitzeak izango dituen
buruz arregi andreak dauka hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea
egun on lehendakari sailburu legebiltzarkideok egun on guztioi euzko abertzaleak taldeak enplegu eta gizarte gaietako sailburu den aburto jaunari galdera hau egiten dio zein ondorio eragingo ditu aurrekontuetan

gizarte zerbitzuak bermatzeko politiketan eta batez ere gizarte bazterketaren eta pobreziaren aurkako politiketan azken boladan

eusko jaurlaritzako arduradun ezberdinei entzun diegu bi mila hamairuko aurrekontuei begira aurreko urtearekin konparatuz mila berrehun milioi

euzko alderdi jeltzalearentzat oso garrantzitsua da ildo horretatik jarraitzea txarren pasatzen ari direnen ongizatea bermatzea diru gutxiago dagoenez eta era berean eskakizun gehiago daudenez krisiaren ondorioz kezkatuta gaude eta jakin nahi dugu

gizarte zerbitzuak bermatzeko politiketan eta gizarte bazterketaren eta pobreziaren aurkako politiketan murrizpen honek gizartea arduratuta dago gizarteak erantzun argia itxaroten du beraz

eskerrik asko eskerrik asko arregi anderea jarraian jaurlaritzaren ordezkariak dauka

legebiltzarburu andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi egia da ezin da zalantzatan jarri datorren aurrekontuetan mila berrehun milioi gutxiago edukiko ditu eusko jaurlaritzak horrek esan nahi du diru gutxiago daukagula

argi daukagu non dauden gobernuaren lehentasunak gizarte politiketan horregatik ezin dugu baztertu krisiaren ondorioz

gure gizarte babes sisteman dauzkagun prestazioak

animatu egiten zaitugu bai zu eta bai gobernu osoa ildo eta bide horretatik jarraitzen eskerrik asko eskerrik asko arregi andrea jarraian

aburto jauna gai zerrendako bigarren puntua galdera laura mintegi lakarra eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

informatzearen inguruan mintegi andrea zure da hitza

mahaiburu andrea zure baimenarekin hemendik egingo dut mahaiburu andrea lehendakari jauna gobernukideak legebiltzarkideak lehendakaria ordezkaria da

hau da lana galdu duen pertsonaren ordezkaria edo lan baldintzak gaiztotuta ikusi dituen langilearen ordezkaria

ehundaka kilometro egiten dituen amaren ordezkaria den aldetik ez ahal luke

adostu behar zertaz eta zein ikuspunturekin mintzatu behar duen

bilerara joan aurretik hau da galdera eskerrik asko mintegi andrea jarraian jaurlaritzaren ordezkariak lehendakariak dauka hitza

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok egunon guztioi

erakunde ordezkarion arteko hartuemana mintegi andrea agerikoa gainera

ahalmen propioa lehendakari gisa lehendakari nahi izan aldetik

elkarrizketatzeagatik inori konturik eman behar diodanik ez dudalarik uste ez baldin bada legebiltzarrean

edo bertan hartutako akordioetaz egiten dudalarik legebiltzar honek lehendakari aukeratu eta berehala erakunde eta alderdi politiko guztiekin

antolatzen hasi nintzen bizi ditugun garai zailak eta ditugun ezaugarriak

arteko elkarrizketa eta posible izango balitz elkarlana bultzatzea eta akordioetara iriztea horrela egin dut eta egiten ari naiz eta horregatik eskatu nuen espainiako presidentearekin lehen bilera bat bilera horren edukia ez da sekretu bat edukia ezaguna da

ondoren eta gero legebiltzar taldeen buruei azaldu

argi eta garbi azaldu nituen legebiltzar honetan gobernuaren helburu nagusia eta helburu horien berri eman nahi esan nion mariano rajoy ri zuzenean itxaropen giro batetan jarrera hau ezinbestekoa baita nire ustez dauzkagun erronkak gainditzeko eta dauzkagun beharrizanei erantzun egoki bat

izaten den eta zer egiten den joan aurretik eta etorri ostean

ala kolektiboki eta etorri ostean

moldatzera agindutakoa aldez edo moldez betetzeko edo horren aurrean norberaren proiektuari eusteko hau da

entzun dioguna beste politikari bati pase forala se acata pero no se obedece hau da galdera da bi hitzetan esateko esaneko

hori da jarrera da horrenbeste edukia baino

zin egin zuen lehendakariak bera dela estatuaren ohiko ordezkaria

zer gertatzen da kontrajarrian jartzen badira euskal hiritarren ordezkaria izatea eta estatuaren ordezkaria izatea

zein izango da jarrera horren aurrean zein izango da

egiten den erantzuna zer nolako jarrera hartuko da sistematikoki auzitegi konstituzionaletik ezezko eta ezezkoa jaso egiten denean behin eta berriz modu sistematikoan

estatuarena edo euskal hiritarrena galdera hori da eta amaitzeko nire galdera

itxi zutenetik baliteke berriz ere gertatzea hori zer nolako babesa daukagu horren aurrean badaukagu mekanismorik honelako inposaketatik horri aurre egiteko

lehendakaritzak duen planak hain zuzen ere

eta horiek dira nire galderak eta amaitzeko eskaintza euskal herria bildurekin kontatu ahal du lankidetzan aritu ahal du baldin eta egiten baldin bada plan bat hain zuzen ere eraso horien aurrean erantzun bat emateko hau da

sortzeko babes mekanismo horiek herri instrumentu horiek kanpotik datozen erasoei

eta horrekin kontatu ahal izango du euskal herria bildurekin eskerrik asko eskerrik asko mintegi andrea jarraian lehendakariak du hitza

bai estatuaren ordezkari gisa zin egin nuen eta euskal hiritarren ordezkaria naiz

abertzaleak taldearen legebiltzarkideen botoei esker hautatutakoa baina argi daukat legebiltzar osoa ordezkatzen dudala beraz

eta badakit zer den beraz lehendakari ordezkaritza edo lehendakaria izatea eta hiritarren ordezkaritza izatea eta legebiltzarkideen ordezkaritza izatea

nahiz eta zuk ondo baino hobeto jakin erakundeen arteko elkarrizketa beharrezkoa da beharrezkoa

hori islatzen dute espainiako presidentearen eta euskadiko lehendakariaren arteko elkarrizketa beharrezkoa da ere eta elkarrizketaren ostean etorri daiteke elkarlana eta esku artean dauzkagun erronkak zuk ondo baino hobeto dakizu mintegi andrea guztion

erabakiak hartzea legebiltzar honen zeregina ezagutzen dut

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hamabigarren puntua galdera josé antonio pastor garrido euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina euskadiko udal lege bat egiteari buruz pastor jauna

eskerrik asko erkoreka jauna jarraian pastor jaunak dauka hitza

eskerrik asko pastor jauna eta amaitzeko jaurlaritzaren ordezkariak erkoreka jauna zurea da hitza

erkoreka jauna denbora amaitu da gai zerrendako laugarren puntua

legebiltzarkideak lehendakariari egina polizia nazionala eta guardia zibila euskaditik irteteko eusko jaurlaritzak duen interesari buruz

jauna zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea lehendakari jauna la

eskerrik asko basagoiti jauna jaurlaritzaren ordezkariak lehendakariak du hitza

duzu zure burua askotan eta orain hori egiaztatzeko aukera paregabea daukazu basagoti jauna irakurri mesedez estatutuaren

eta garai berri honek aukerak eta erronkak eskaintzen dizkigu aukerak aprobetxatu egin behar ditugu orain arte ezagutu ez dugun bizikidetza berri bat bultzatzeko baina erronka berrioi

eta kasu honetan erronka bat daukagu adostasunaren bidetik garai berri honi dagozkion erabakiak hartu egin behar ditugu

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

eskerrik asko presidente andrea lehendakari jauna

eskerrik asko basagoiti jauna eta amaitzeko jaurlaritzaren ordezkariak lehendakariak dauka hitza

galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina lehendakariak europan euskal nazioa eraikitzeko dituen asmoei buruz

aurrean gaude gauzak aldatu egin direlako eta hoberako aldatu egin dira

lehendakariaren eskuetan hori argi daukat aukera hori hemen dago legebiltzarrean guk ordezkatzen dugu aukera berri hori

tokatzen zaigu erantzun bat ematea

eta gaurkotik etorkizunera begiratu gure proiektuak bakarrik lekua eta modua proposatu egin ditu eta hala esan egin nuen

inbestidura saioan lekua legebiltzar hau da modua elkarrizketa

zuri manerio jauna galderak egitea dagokizu bai eta niri heinean erantzutea badakit baina errespetuz osoz utzi eidazu galdera bat egiten mesedez zuri ere maneiro jauna zein da

honen barruan gauden autonomi erkidego errealitate nazional bat izanik euskadiren autogobernua sendotzeko eta indartzeko egin behar dugun proiektua
guztion artean egin dezagun eskerrik asko lehendakari jauna maneiro jauna zurea da hitza

zurea da hitza señor maneiro

eta euskadirentzako etorkizun berri bat proposatzea legebiltzarra hitzaren proposamenen eta eztabaidaren lekua da

erabakiaren lekua ere galdetzea ondo dago baina iruditzen zait herria eta herriaren gehiengo bat gure erantzunaren zain dagoela

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zazpigarren puntua interpelazioa arantza quiroga cia euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina bake eta bizikidetzarako idazkaritza berria sortzeari buruz quiroga andrea zurea da hitza

legebiltzarburu anderea legebiltzarkideok señora quiroga podría

bakea eta elkarbizitza quiroga anderea guztion zeregina da badakit lehendakari bezala nori dagokion horren zorua finkatzea eta horren zorua bermatzea baina gu guztiona ere bai

inoiz baino hobeto gaude quiroga andrea egoera zailagoa zenean lan asko egin da bakea eta elkarbizitzara sustatzeko eta orain hobeto gaudela aitortu beharko genuke guk guztiok

orain aukera hori egiaztatzea tokatzen zaigu denoi elkarrizketa eta elkarlanaren bidetik ez dago beste biderik eta ondo dakigu

lan honetan quiroga andrea jonan fernándezek elkarrizketaren bidea hasi du bere ibilbideaz gain zuzen zuzenean pertsonalki

ondo dakizu alderdi popularraren ordezkari zaren heinean bere proiektu eta asmoen berri ematen hari da

hitz egiteko eta baita ere entzuteko aukera izan du entzun egin nahi du entzun egin behar duelako gure lana gobernuarena alegia gauzak erraztea da zailtasunak eta kritikak ezagutzen ditugu badakigu baina aukerak egon badaude eta horri

eta hau lehen mailako helburu bat da guretzako eusko jaurlaritza ordezkatzen dugunontzako

proiektu sendo bat legebiltzar honetan aurkeztuko dena baina proiektu horrek benetako indarra hartuko du

nik hori posible dela pentsatzen du quiroga andrea sinestuta nago

bidezko bake oroimenduna eraikitzea oroinmenduna

posible da gure ustetan giza eskubideetarako eta bizikidetza demokratikorako hezkuntza sustatzea posible da baita idazkaritza orokor horretatik ere

guri dagokigu denoi bidea erraztea hori bakarrik eskatzen dugu aurrez aurre dugun aukerari eta aukera bat dugu aurrez aurre

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna jarraian quiroga andreak

eta erantzuteko txandan jaurlaritzaren ordezkariak lehendakariak dauka hitza

itxaropentsu sentitzen naiz egunez egun akatsak eta arazoak arazo egunez egun itxaropentsuago

ez da erraza badakit baina aurrekoa baino askoz errazagoa bai egin dezagun beraz bide berria

baina aurrera eginez quiroga andrea eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bederatzigarren puntua interpelazioa
gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina autonomia erkidegoaren

nada más y muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko txandan jaurlaritzaren ordezkariak

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideak maneiro jauna euskadiren nazioartekotzea ez da aukera bat premia bat da gure etorkizuna mundu zabalean dago eta zuk ere zerorrek zure parte hartzean ere

aitortu egiten duzu helburu hau ez da euskal enpresen edo unibertsitateena soilik herri gisa dugun helburu bat da behintzat

eta bihotza gure ingurua gero eta irekiagoa da globala da gure posizioa finkatzeko eta hobetzeko mundu zabalean integratu egin behar gara helburu honek kultura aldaketa bat eskatzen digu denoi ez da erreza baina ezinbestekoa da herri txikia gara eta ahalegin hau

erakunde publiko eta pribatuen indarrak elkartu egin behar ditugu gure gizartearen ongizatearen eta etorkizunaren alderdi garrantzitsu bat

maneiro jauna errealitate berri honen aurrean aurrena onartu eta ondoren iniziatiba hartu ekimena hartu

onartuko dizut maneiro jauna garai ekonomiko zailak bizi ditugula ondo dakit hori

euskadiren nazioartekotzearen beharra markatzen digu gure gobernuak bide honi ekin egingo dio oinak lurrean baina burua mundu zabalean

dugularik eta izan nahi dugularik kanpo harremanetarako idazkari nagusiak legebiltzar honetan aurkeztuko du gure proiektua nik gaur

espreski lehen ardatza gure marka propioa eta bakarra proposatzea da bigarrena indar guztiak elkartzea eta hirugarrena

bere kultura eta hizkuntzak unibertsitateak enpresak

euskadik munduan bere lekua topatzea ezinbestekoa da gure ustez eta premiazkoa da zailtasun ekonomikoak aurrekontuak eta kosteak ondo ezagutzen ditut baina etorkizunari aurrez aurre begiratu behar diogu eta etorkizuna berriz diot

gure eginkizuna ez da inoren kontra eta inoren kontra egitea eta ez doa inoren kontra ez dio inori kalterik egiten gure gobernuak bertako erakunde enpresa profesionalei lagundu nahi die bai

mundu osoan zabaldu behar dugula baina ez bakarrik ekonomia aldetik

la realidad que afecta a las empresas exclusivamente maneiro jauna zure kezkak eta zalantzak nik uste dut zureak besterik ez direla zureak bakarrik

edo enpresek badakite mundura ireki behar direla batzuk indartsuago eta beste batzuk motelago egingo dute baina denek dakite nahitaezkoa dela ondo deritzot maneiro jauna aurrekontuak zaintzea eta lehentasunak finkatzea eta markatzea

munduan daude ateak irekita eta mundura zabaldu behar gara munduan baitago gure etorkizuna benetan baita herri gisa eta baita nazio gisa ere maneiro jauna eskerrik asko

lehendakari jauna gai zerrendako hamaikagarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

bizikidetzarako idazkari nagusiaren izendapenari buruz

zurea da hitza sí gracias presidenta

aurreko interpelazio batean honetaz aritu izan gara beraz nahiko luze aritu izan nahiz gai honen inguruan baina

maneiro jauna bakea eta elkarbizitza berriz diot guztion zeregina dela esan egin dut eta horrela azpimarratu egin nahi dut idazkaritza orokorra aipatu egin dut lehengo partehartzean ere maneiro jauna bakea sustatzea eta berriz diot

nori dagokion horretarako oinarriak edo zorua jartzea baina bakea sustatzea elkarbizitza eraikitzea guztion zeregina da denok

eta zuk eta biok honetaz ere ikusmira eta ikuspuntua ezberdinak ditugu eta horregatik da beharrezkoa guztion ekarpena

que lo intentemos honestamente beharrezkoa dela pentsatzen dut eta posible dela ere pentsatzen dut aldez aurretik

interbentzio batetan hitz bat askotan errepikatu egin dut eta hitz hori aukera aukera da aukera bat dugu inoiz eduki ez duguna

gure zeregina helburu hori betetzea da jaurlaritzarena hori da eta izango da eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

en persona gracias eskerrik asko maneiro jauna txanda hau agortzeko

eskerrik asko lehendakari jauna hurrengo puntua interpelazioa da ez digu denborik ematen galderara pasatzeko aukerarik badaukagu

aurretik joaten dira denak orduan gai zerrendako hamalaugarren puntua

jaulkitako mendeko ekarpenei buruz maneiro jauna zurea da hitza

jarraian jaurlaritzako ordezkariak dauka hitza

lehendakari jauna egun on guztioi este gobierno vasco

mientras tanto amaitu da denbora darpón jauna jarraian maneiro jauna zurea da hitza

eta momentu honetan bertan osoko bilkura etengo dugu

laurden gutxiak arte dakizuen bezala hamaika eta erdietan fernando buesa eta jorge diez eskolta erail zituzten orain hamairu urte eta beraien omenez